arratsalde on guztioi osoko bilkurari asiera

gai zerrendako seigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena entitate finantzario batzuek gauzatutako iruzurraren aurrean hartu beharreko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda lópez de munain jauna zurea da hitza

zenbait indize ekonomiko manipulatzeagatik jarraian labur labur azalduko ditut

beraz ezarri zaien isuna huskeria bat da konparatuta lapurtu duten diru

baina larriena da lapurreta horren zatirik handiena langile klaseari familiei egin dietela

edo jarduera hauek posibleak izatearen arduradunetako

hausnarketa sakona egin behar dugu asmatzeko tresna eraginkor zehatza edo neurriak ezartzeko botere publikotik erakunde finantziero pribatuen menpean

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkaria den prieto jauna

en el asunto muchas gracias eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

guztioi gure legebiltzar taldeak baztertu eta salatu egiten ditu sistema finantzarioak egindako praktika iruzurgile guztiak baieztapen hori irmotasun osoz egiten dugu babestu egiten dugu inongo zalantzarik gabe europako batzordeak bost bankuei lehen aipatutako bost bankuei deutsche bank royal bank of scotland societe generale jpmorgan eta citibank eta rp martin brokerrari

ondorio ilunak dakartza milioika pertsonaren bizitzarentzat europar batasunean ez dago zigor erregimen

horrek ahalbidetzen du merkatu gehiegikeriak egiten dituztenek probetxu ateratzea zenbait estatutan erregimen zorrotzenak ez direnetan balio merkatuek ondo funtzionatzea eta bezeroen konfidantza funtsezkoak dira bai pertsonen eskubideak babesteko bai

direktibak estatuei exigitzen die bermatu dezatela

merkatuaren gehiegikeriak antzemateko eta ikertzeko europar batasuneko finantza ikuskaritzako goi mailako adituen taldeak uste duenez ikuskaritza erregimen eta isun eraginkorrak egon behar dira

oinarrian kide diren estatuen zigor erregimenak oro har ahulak eta heterogeneoak dira hori da behintzat talde horren ondorioa kide diren estatuek administratiboa jartzea ez da nahikoa merkatu gehiegikeriei aurre egiteko eta hori ekiditeko neurriak betetzea

funtsezkoa da betearaztea eta horretarako

horrek gizartearen gaitzespena erakutsiko du

kualitatiboki desberdina den gaitzespena zentzu honetan banku entitateak kudeatzeko zorroztasun arauei dagokienez europako parlamentuan hainbat ekimen eta direktiba egon dira euretariko garrantzitsuena

aipatuko genuke bi mila hamalauko otsailaren lauan orain dela hilabete

isunak informazio pribilegiatuz eta merkatua manipulatuz egindako eragiketei jarri dakizkienak como decía el cuatro de

merkatu finantzarioaren integritatea eta mantentzea

direktiba horretan zehazten dira zein zigor penal aplikatu diren banku sistemak iruzur egiten duenean informazio pribilegiatuz eta merkatua manipulatuz egindako eragiketetan izan ere ez dezagun ahaztu direktiba hori onartu aurretik merkatua manipulatzea eta informazio pribilegiatua filtratzea

hainbat herrialdeetan azken ekimena astelehenean bertan eztabaidatzekoa zen estrasburgon ekonomia eta gai monetarioen batzordean baina azkenean gai zerrendatik atera da eta hurrengo legealdirako geldituko da europako parlamentuaren eta

instrumentu finantzarioetan eta kontratu finantzarioetan erreferentzia gisa erabilitako indizeei buruz este

erdibideko zuzenketa bat sinatu dugu euzko abertzaleak bildu eta alderdi sozialistaren artean

irakurri duena nik bi puntu azpimarratuko nituzke lehenengoa

praktika iruzurgile guztiak kontrolatzeko neurri gehiago hartzea babesten dugulako berriro gertatu ez dadin guztiz beharrezkoa da eta

pertsonei laguntzera zuzenduta dagoelako

beste legebiltzar taldeen aldeko botoa izatea ere eskertuko genuke eskerrik asko
gorospe andrea zuzenketarik aurkeztu duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd

euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txandara pasatuz ez du hitzik hartu behar eh bilduk

euzko abertzaleak ezta ere upydk ez

amaituta bototara jarriko dugu eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten

geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua

euskal autonomia erkidegoan esne kuotek izandako eraginen ebaluazioari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

lópez de ocariz andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkaria den corcuera andreak dauka hitza

y esperamos que de verdad sea útil muchísimas gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den tellería jaunak dauka hitza

batzuez gain adibidez merkatu globalak eta enpresen kontzentrazioa kontzentrazio horren elementu erabakigarria esne kuota izan zen ahaztu gabe lana bilatzea

egon ziren horren aurrean sektore babeste aldera garai hartako europako ekonomia erkidegoak erabaki zuen esnegintza sektorearen antolakuntza

beste aspektu funtsezkoena zen gutxienezko prezioa ezartzea erreferentziarako eta erretiratzeko kostu itzelak izan zituen europa esne piszinaz bete zuen

ez zuen behera egin al ver

sektorea desagertu ez dadin gutxieneko elementu batzuk aintzat hartu behar dira gertatzen den guztiaren une oroko

kuoten desagerpenaren hasierako eragina makaltzeko laguntza plana

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upydk ez du hitzik hartu behar

bai arratsalde on guztioi goizeko

interbentzio hau ere hasi behar naiz esaten alderdi popularraren aldetik orain arduratuta agertzea

direlako iraingarria iruditzen zaigula

nork kenduko ditu esne kuotak nork erabaki du esne kuotak kentzea zuen madrileko eta bruselako kideak eta orain dela gutxi bilbora

lotsa gutxiko jende guzti hori izan da erabakia hartu duena esne kuotak

jarri ziren martxan eta helburua izan zen ekoizpena eta merkatua erregulatzea

ekiditea eta

urtean ezarri ziren kuotak modu definitibo batean eta hor egon ziren urte batzuk

ezarri edo asignatutako esne kuota baino gehiago ekoiztu zuten

baserritarrek esne beltza bezala ezagutua izan zena

eta laurogeita hamabigarrena urtean gainera ilegalenak izan zirenak

ekoiztu zuten esne beltz hori gero kuotetan itzuli zitzaielako edozein kasutan aznar gobernura iritsi zen

eta zer egingo eta esne kuoten merkatu librea

hau da ahalmen gehien zeukanak kuota gehien erosi ahal izateko kapitalismoaren printzipio gordinak

kuota salerosketa bizi izan zela urte horietan ondoren zapatero etorri zen eta zapateroren gobernuak mugatu zuen

eta hurrengoa daukaguna bi mila hamabost kuotak desagertuko diren epea eta esaten dugu hau

elikadura burujabetzaren kontrako neurri bezala ulertzen dugu askotan aipatu izan dugu elikadura burujabetzaren oinarrietatik beharrezkoa ikusten dugula bai ekoizpena eta bai merkatuakerregulatzea

horretarako tresnak esne kuotak adibide eta hauek ere desagertzera doaz

izango da ekoizpena kontzentratu egingo dela produktibitate handiena dauden guneetara eta badakigu gainera

ingurugiro arazo izaten dituzten hona etortzen baldin bagara araba bizkaia eta gipuzkoara

kilokoa da estatu espainiarreko eta europako kuotaren bataz bestekoaren gainetik kokatzen da eta

gure tankerako parajeak diren galizia asturias eta

bataz besteko esne kuota baino dezente altuagoa daukagu hemen baina esne kuotaz aparte oso interesgarria da kaiku kooperatibak orain dela bi hiru urte

egindako azterketa non dioen araba bizkaia eta gipuzkoako esne

direla europa mailan dauden ikuilurik intentsifikatuenak

hektarea bakoitzeko ganadu karga ganadu kopuru altuena hementxe daukagula europa osoan eta ez hori bakarrik

uztialeku hauek ikuilu hauek direla

menpekotasun handiena daukatena kanpoko lehengaiekiko beraz

sekulako dependentzia daukate hemengo uztiategiek aktibitatea gainera guztiz

ez dira beste nekazaritza jardun batzuk lantzen eta hemen

esan dugu eta esan beharrean egongo gara intentsifikazio eta espezializazioan eaj maisu bat dela datuok erakusten dute

desagertzen denean begiratu dezakegu irlandara adibidez

irlandako gobernuak dagoeneko badauka gobernu plan bat bere esne ekoizpena ehuneko berrogeita hamarean hasteko

posible dute ba seguru aski bai

behi batek zazpiehun kilo pentsu jaten ditu eta hemengo batek bost mila beraz gu baino dezente

esnea austriara begiratzen badugu austrian

prezio ona ordaintzen da eta inguruko merkatuari begira

lortu dute beraien arrakasta frantzia eta alemania

kontrolatzen dituzte lasai egoteko moduan daude eta guk ikusten duguna da

jai dugula ezin dugula lehiatu kanpoko esnearekin edo beste herrialde batzuetan ekoizten den esnearekin eta aurrera jarraitu nahi badugu desberdindu beharra daukagula ingurumen ikuspegi bat jarri behar zaiola balio erantsi bat bertako merkatuari zuzendu behar

eta sinatu duzuen erdibidekoa irakurrita hiru puntu jasotzen dituen erdibideko hori dira dirulaguntzak dirulaguntzak dirulaguntzak ez da beste aipatzen eta dirulaguntzak noski beharrezkoak dira baina nahita nahi ezkoa da ingurumen ikuspegi bat gehitzea eta zuen erdibideko horretan

ez duzue egiten beraz datorkigun errealitatea

ez da txantxetakoa eta zuek egiten duzuen autua da orain artean egin izan dena egiten jarraitzea hemendik aurrera ere eta hori ez da nahikoa izango

horregatik iruditzen zaigu begiak zabaltzeko unea badela eta begiak bakarrik ez

atea irekitzeko unea ere badela besterik ez eskerrik asko

erantzuteko euskal talde popularraren ordezkaria den lópez de ocariz andreak zurea da hitza

tellería jauna eta amaitzeko eh bildu taldearen ordezkaria den lazarobaster jaunak dauka hitza

bai eskerrik asko

entzunda ekartzen dudan inpresioa da

natorren bat eta ez dakit nondik natorrela baina ni baserritarra naiz

baserritarren planteamenduekin nator hona eta ezagutzen ditut baserritarren beharrak zeintzuk diren eta errealitateak ere bai

konkretuki kasu batek zer egin duen bai onartzen dut seguraski kolore guztietako jendeak

hogeita hamar urte daramazkiela eajk bere eredu intentsibo eta espezializatua alde guztietatik

eta sektoreak normala da hogeita hamar urtean egin duen ibilbidea ez izatea

baina badirudi nik hemen esan ditudan datuak ez dituzuela entzun esan dut hemen dauzkagun esne ustiategiak europan dauden intentsiboenak europako intentsiboenak berriz diot eta ez garela bizi leku baten non produktibitatea edo larre lauak dauzkagula produkzio ekoizpen

ez guztiz kontrakoa da europan gara salbuespen bat eta zuen planteamendua da beste aldera begiratu eta aurrera jarraitu

zer egin daitekeen egoera honetan bat adibide espainol bat eta bestea holandakoa adibide espainola

orain dela asko ez dela productos lácteos sostenibles hori da estatu mailan hamalau esne industria

sortu duen bereizgarri bat tartean daude eroski eta iparlat

eta productos lácteos sostenibles izateko zer da bete behar dena espainola izatea besterik ezer ez

baina sostenibles nondik bigarren adibidea holandan frisian daude

esne transformazio industria handi dezente holandan egin dutena izan da esne kate iraunkorra esne industriek bat egin dute

babesteko ez espainol erara egin dutena izan da kontutan hartu ardatz nagusi batzuk bat energia eta klima ikuspegia bi animalien osasuna eta ongizatea hiru

jaio bizi eta hil ikuilutik atera gabe egin gabe

alderantziz esan dut egin dezaten eta laugarrena bioaniztasuna eta paisaiaren kontserbazioa hor daude bi eredu desberdin espainola eta holandakoa eta bukatuko dut

orain dela denbora dezente ia esaten zuen gauza batekin hemen nahi duguna da dinamarkan bezala ekoiztu

eta gero nahi dugu austrian bezala saldu austriako prezioan eta hori ezinezkoa da eta zuen erdibidekoan

onartzen duzue eta diru laguntzen bitartez eta jarraitu eta jarraitu eta ingurumena ez da aipatu ere egiten bertako kontsumoa ez da aipatu ere egiten horregatik

eskerrik asko lazarobaster jauna eztabaida amaituta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

emandako botoak hirurogeita hamabi bai berrogeita hamabi ez